egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

legebiltzarkidek eskuordetuta dutela bere botoa

legebiltzarkidearen bateragarritasun egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordekideren batek irizpenaren alde egin nahi du legebiltzar talderen batek irizpenaren alde edo aurka hitz egin nahi du besterik gabe

bateraezintasun batzordearen irizpena bozkatuko dugu irizpenarekin zerikusia duen legebiltzarkidea izan ezik gainerakoak bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita zazpi eman dugu bozka

irizpena gai zerrendako bigarren puntua irakurraldi bakarreko prozeduraz eztabaidatzeko lege proiektua aukerak gizarteratzearen

jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza lege proiektua defendatzeko

zurea da hitza mahaiburu andrea

uno de octubre aukerak zuzenbide pribatuko erakunde publikoen forma juridikoaren arabera sortzen da eta espetxe legeriaren departamentuaren menpe dago

eredu bat izango du bigarren aukerak erraztuko ditu prestakuntzari eta laneratzeari esker

ereduaren oinarria ez da izango zigorra betetzen den okupazio hutsa gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideak ere zehaztuko du pertsona bakoitzaren trebetasunen arabera halaber kontuan hartuko ditu genero ikuspegia politika publikoen integrazioa eta europar batasunean sartzea aukerak ereduak orientazioa eta laguntza soziolaborala eskainiko ditu kondenaren azken fasean edo erdi askatasunaren

pertsonek bigarren aukerak merezi dituztelako ideia da

marka logotipoa izango du aukerak elkargoak tximeleta baten hegoen ideiarekin lotuta tximeletak

sinbolizatzen du eta tximeleta efektua aldaketa txiki bat da handitu egin daitekeena eta eraldaketa global bat eragin

deberes o libertades de la ciudadanía lege proiektu hau onartuz gero beste urrats bat egingo du euskadiko espetxe ereduaren oinarriak finkatzeko oinarri hauek eusko legebiltzarrak bi mila hemeretziko martxoaren hamairuan egindako osoko bilkuran onartutako ebazpenetan oinarritzen dira laneratzea oso faktore garrantzitsua da

itzultzeko horregatik lege proiektu hau onartzea espero dut aukerak sortzea ez da helmuga bat abiapuntua baizik

una transformación global eskerrik asko eskerrik asko artolazabal andrea aldeko eta kontrako txandak daude
aldeko txandan nork parte hartu nahi du aldekoan turno a favor aldekoan

beraz aldeko txandan san josé andrea alderdi sozialistaren ordezkaria zurea da hitza

y por supuesto la mano tendida de mi grupo nada más muchas gracias eskerrik asko san josé andrea euzko abertzaleak pérez andrea zurea da hitza

lehendakari sailburuak eta legebiltzarkideok bihar urriak bat euskadik bere gain hartuko du espetxeen

funtsezko transferentzia hori gernikako estatutuaren bi

oinarritzen da bihar egun garrantzitsua izango da eta izan ere eredu bat hobetzeko aukera izango dugu eta horrela egingo da ezagutzatik eta hurbiltasunetik kudeatzeko

sistema humanizatzeko aukera izango dugu eta prest gaude euskadi eta bere erakundeak prest daude

kudeatuko eta bihartik aurrera espetxe politika gainera

onartu ziren oinarriak betez sistema demokratikoago eta giza eskubideak errespetatzen dituen

gizakiagoa konstituzioak berak dioen bezala euskadi apuesta decididamente

epai bat betetzeko espetxe batetik pasatze soila ere gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideak dituen

preso bakoitzaren trebetasunak eta bokazio kontuan hartuta bigarren aukeretan eta pertsonen

andrea aurkako txandara pasatuz martínez andrea mistoaren ordezkaria zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna erantzuteko txandara pasatuz euskal sozialistak san josé andreak hitza hartu behar du

eskerrik asko mahaiburu andrea labur labur

erantzuteko txanda martínez andreak ez du hitzik hartu behar gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna eztabaida
amaituta bozketara jarriko dugu lege proiektua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita zortzi boto alde siete contra beraz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

gure botoa baiezkoa izan da eta hauxe izango litzateke arrazoia uste dugu transferentzia eman denetik espetxe kudeaketarako eskuduntza

behar beharrezkoa da egitura propioak sortzea besteak beste bi printzipio nagusi hauei bide emateko hain zuzen ere bergizarteratzearena eta baita ere

bi printzipio horiek gauzatu ahal izateko behar den moduan eta berme guztiekin behar beharrezkoa da hemen euskadin gure estruktura propioak sortzea beraz

presa ulertu dugu ez zaigu gustatzen baina ulertu dugu eta

sailburuari artolazabal andreari hemendik aurrera

informazio gehiago edukitzeko eta hitz egin ahal izateko besterik
gabe eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea eh bildu taldearen ordezkaria saez de egilaz andrea zurea da hitza

sailburua egun on espetxe eskuduntzaren transferentzia urriaren batean gauzatuko da bihar gauzatuko da estatutuaren gauzatzearen urteetako atzerapenaren ondoren gure posizioa argia da orain aukerak gizarteratzearen euskal agentziaren sorrerari bide ematea dagokigu

aipatu gabe utzi eh bilduren ibilbidea gai honetan hasieratik aldarrikatu dugu espetxe eskuduntzaren transferentzia garrantzitsua dela herri honentzat urratutako gainontzeko eskuduntzak bezalaxe esan eta egin gaurkoan atzerapenak atzerapen espetxe eskuduntzaren transferentzia jada errealitate bat dela

territorial eta instituzional erabatekoa aldarrikatzen dugu herritar ororen nahi eta beharrei erantzuteko

finean bestelako erabakiak hartzeko eta kasu honetan espetxe eskuduntza bestelako espetxe eredu bat garatzeko aukera izango da

espetxe politika batzuen aldeko posizioa zabala da horregatik ardura gure gain hartu eta espetxe sistemak benetako eraldaketa eman dezan

helburu garbi batekin euskal espetxe sistema orain arte ezagututako espetxe sistemengandik ahalik eta gehien aldentzea gure gizartearen eta herritarren mesedetan norabide horretan hain zuzen ere

eta ondorengo gizarteratzeko zailtasunei aurre egiteko oinarrizkoa da espetxealdian ere lan ordaindurako zein une oroko formaziorako aukera

euren egunerokoa modu duinean garatu dezaten eta bizitza duinerako baldintza guztiak

ezinbestekoa da aukerak gizarteratzearen agentziak enplegatzaile gisa jardun ahal izatea eh bildu ha sido y será un activo incansable

eta garatzea dakarrela bere horretan alta lanaldiari dagozkion hainbat ertz

gizarteratzeko eta ibilbidea definitzeko espetxe transferentziak bere horretan dakartzan eremu guztiei modu egokian erantzuteko bide emango diogu bide eman diogu lege proiektu honi bere norabidetzeaz oraindik ere izango dugu

onartu behar izan dugulako baina uste dugu bere sorreran aktiboa izan behar dugula eta horregatik gaurkoan gure bozka baiezkoa izan da eskerrik asko eskerrik asko

andrea gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskal autonomia erkidegoko ikastetxe guztietan software askea erabiltzeko aukerak bermatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebaztea talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den martinez axpe andrearen txanda da bere ekimena defendatu eta alderatzeko

andrea egun on guztioi gaurko hitzartzea hasi baino lehen tartetxo bat hartu nahiko nuke

atril honetatik askotan eskatu ditugu herri honetan gelditu gabe lanean ibili diren osasungintzako langileak eta nik ere hori bera egin nahiko nuke gaur badago atsotitz bat esaten duena gaztelerazkoa es de bien nacida es ser agradecida horixe egin nahiko nuke eskerrak eman nahi dizkiet

bere onena ematen jarraitu duten osakidetzako profesionalei konkretuki

sarreratik hasi eta bertan lan egiten duten denei eta nola ez laugarren solairuan lan egiten duten langileei beharra daukazunean orduan konturatzen zara zein garrantzitsua den osasungintza publikoan inbertitzea eskerrik asko benetan emandako gertuko tratuagatik

eta gaurko gaiaz jarraituko dut erkidegoko ikastetxeetan software askea bermatzea

bi mila hogeita bateko ekainekoa horren arabera euskal erkidegoko hezkuntza digitalean plataforma digital pribatiboek lehentasunezko presentzia dute

ehuneko berrogeita sei eta windowsa ehuneko berrogeita bat

hezkuntza digitala burutzeko ikastetxe guztiek edo gehienek

beraz esan genezake euskal erkidegoko hezkuntza digitalaren menpekotasun teknologikoa gorenean dagoela

ameriketako estatu batuetako bi enpresa hauek ondo errotuta dauzkagula

sisteman eta askotan errepikatu dugun bezala teknologia ez da neutroa teknologiaren arabera balore ezberdinak eta

askotan aipatzen dugu teknologiarekin pasatzen dena jantokiekin pasatuko balitz zer gertatuko litzatekeen imajinatzen duzue ikastetxeetako jantokietan eguneroko bazkaria emateko demagun

berdin zait demagun ikastetxeetako jantokietan bazkaria dohainik eskaintzera etortzen direla

izateagatik gure ikastetxeetan sartzeko baimena emango lioke hezkuntza sailak gauza bera gertatzen ari da

plataforma digitalekin ere berdin berdina google dator dena ustez dohainik edo prezio murriztuan eskaintzen du eta euskal

erkidegoko hezkuntza sailaren sukalderaino sartzen da eta noski googlek nahi duenean eta nahi duen eran sukaldatzen du

googlek hezkuntzarako kit erakargarria du egia esan hardwarea eta hezkuntza plataforma bera

baina gogora dezagun multinazional teknologikoen helburua ez dela hezkuntza

dirua irabaztea da hortik datoz hainbestetan aurpegiratu zaizkion alde batetik menpekotasuna eta pribatutasun falta menpekotasuna ikasleak google adiktuak bihurtzen ari direlako normala da ez dute gehiagorik ikusi

batxilergora arte berdinarekin ari dira teknologia berdinarekin googlek ez du fidelizazio kanpainarik egin behar txikitatik ondo lotuta ditu ikasleak etorkizuneko bezeroak izango direnak

hezkuntza komunitatearen datuen arrasto osoarekin egiten du negozioa beraz dohainik aurkezten duen hori

gureak diren datuekin jarraitzen du negozioa egiten komentatzea baita gaiak duen ardura ikusita ekintza kolektiboaren beharra ikusi dela

demanda judizial bat eta errealitate honen aurrean ikastetxeek gaur egun hezkuntza digitala software askea hautatzen badute ez daukate aukerarik ez dago inongo azpiegitura ez baliabide integralik software askeaz ikasle eta irakasleen gaitasun digitala garatzeko

euskal erkidegoaren errealitate krudela gaur egun

ordenagailu berrieta ez dator linuxik are gehiago

biosa blokeatuta dute eta ezin da linux instalatu

eskatuko diren ordenagailuak eskaintzeko bi aukera eman zaizkie ikastetxeei

ordenagailuak inongo aukerarik ere hemen linux edukitzeko ordenagailuen mantenuan mantenuan

softwarearekin ezer egiten ordenagailu berri guztiak sarean

baina bakarrik windows dutenean hezkuntza plataformak moodlearen mantenu kaskarra pandemian

jo beharra izan zuten posta elektronikoa

microsoft edo google domeinupean egin beharko dira derrigorrez beste soluziorik ez da eman

joan zen asteko irailak hogeita lauko ebazpenean azaltzen den bezala ikastetxe publikoetako ikasleei ordenagailu eramangarriak maileguan emateko

hornituko direla hemen ere linuxaren aukerarik ez da inon azaltzen hau da gaur egun egoera software askearen hautua egiten duten ikastetxeentzat eta horregatik hau aldatu beharra dago eta beste herri batzuk aurrea hartu digute nola ez katalunian adibidez

windows baztertu eta software askearen apustua egin zuen orain lau urte eta orain hezkuntzan ere sartu da

bertako elkarte batekin batera abian jarri du bost ikastetxeetan

hezkuntza plataforma propioa garatu dute eta abian dago jada katalunian bestalde

debekatuta daude hezkuntzan hemen ez bezala hain zuzen kataluniako generalitateak

datuetan sartu eta datuak biltzen zituztelako eta estatuan ere badauzkagu zenbait adibide andaluzian adibidez

valentzian lliurex madrilen educamadrid eta aragoien

gobernuak erabiltzen duena hezkuntza zentroentzat software askearen aukera zergatik aukeratu

software askea aukeratzea teknologia jakin bat aukeratzea baino gehiago da filosofia kontua ere bada

ezagutza partekatzen da komunitatea eraikitzen da software librea gizartea eraldatzeko tresna bat da berdintasuna euskara parte hartzea

sustatzen dituena eta mundu justuago bat sortzen laguntzen diguna hainbat arrazoi daude ikastetxeetan software librea sustatu eta erabiltzeko

zortzi arrazoiak eta denbora daukadanez ba komentatuko ditut

kooperazioa ikasleen artean lan tresnak partekatzeko askatasuna ematen du baita irakasleen artean ere

ikastetxeetako gailuak ikastetxeek berak kudeatzeko askatasuna ematen du ez duzu inor behar bertan egiten da gastuak aurreztu hirugarrena

laugarrena ikasteko grina erabiltzen duzunaren iturburu kodea irakurtzeko eta ulertzeko askatasuna ematen du jakin nahiaren bidea emanez

konputazionala lantzeko aukera ere ematen duela bosgarrena irudimena eta sormena zure

askatasuna ematen du sei euskara euskaraz bizi hainbat software euskaraz dago eta gehiago euskaratzeko askatasuna ematen du badakizue windowsekin zer gertatzen den ezta windowsekin edo

ez dago zazpi gizarte digitalerako prest lan tresnak software eta gailuak aukeratzeko eta diseinatzeko askatasuna ematen du

zortzi azkena herritar askeak ezagutza teknologikoak zabaltzeko askatasuna ematen du gastu independenteak eta solidarioak sortuz

hauek dira zortzi arrazoiak hezkuntza librezalekoek jaso dituztenak aipatu dugu googlekin eta windosekin pasatzen dena uste dut badela ordua

hausnarketa sakon bat egiteko gobernu honetatik eta herri honetatik eta bukatzen joateko aipatzea

zerbitzura hezkuntza digitalaren estrategia bat falta da askotan aipatu dut ikastetxe jakin batek dituen eskaera zehatzetatik

gobernuaren erantzukizuna da eta herritarren eskubidea hezkuntza komunitatea eta familiena merkatuaren menpe ez dauden hezkuntza digitalean abaniko guztia erakutsaraztea software askea bermatzeak

egongo ez den hezkuntza digitalari ateak zabaltzen lagunduko lizkioke eskerrik asko eskerrik asko martinez

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza gonzález andrea zurea da hitza

berriro software librea

softwarea erabiltzeko ikasteko partekatzeko eta hobetzeko eskubidea eskubide horietan oinarritzen dira beste oinarrizko askatasun batzuk

multinazionalik handienak eta boteretsuenak ate handitik sartzea saihestu behar dugu esto es especialmente relevante no solo

no lo es izan ere horixe da gure legebiltzar taldearen ustez proposamen honen eztabaida honen eta hurrengoetan xedea

bata edo bestearen hartzearen inplikazioak atzeman dezakeguna baino askoz sakonagoak dira eta hemen dago gaur eztabaidatzen ari garen

software librea erabiltzea erabaki genuenean geure biderako abiapuntu bat aukeratzen ari gara burujabetza teknologikorako bidea da bi aldetatik

ea bermatu dezakegun segurtasuna tresna digitalean

ekipamendurik erosten zergatik ez ditugu erosten

mendekotasun hori errepikatzen ari da behin eta berriro beraz gai honetan gure proposamena argia da

digitalaren eredua eta nire legebiltzar taldeak defendatzen duena oso desberdinak dira beraz aurka bozkatuko dugu

librezaleak zuk aipatu dituzu

batzordera hezkuntza batzordera eta bukatu zuen esanez software librean bezala jakintza kolektiboa eta estandar libreak bultzatzen dituzten alternatibak egon badaude

zentzudun jasangarri eta arduratsu baten alde egiteko administrazioari dei egin nahi diogu digitalizazio prozesuan gidaritza eta laguntza teknikoa egin dezan azpiegitura libre jasangarri eta ahaldunduko gaituena ezartzeko eta ez dezan

baten esku utzi gure ikasleon hezkuntza digitala eskerrik asko eskerrik asko gonzález andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu jauna legebiltzarkideok

eguerdi on denoi nik gaurkoan esan nahiko nukeen lehendabiziko gauza da norbaitek gai hau honako eztabaida

lehia edo ideologizazio politiko edo sozialean sartu nahi baldin badu

horrela idatzian esaten denean euskal autonomia erkidegoko hezkuntza digitalean software askearen gabezia izugarri agerian gelditu da gabezia

premiak asetzen dira besteak beste gabezia inola ere ez obligaziorik ez zegoelako eta hemen

gertatu dena izan da eta legez bestekoa beraren berbak hartuta software askeak dituen abantailak ezagunak direla bai baina

funtsezkotzat hartzen diren arlo batzuetan martinez andreak gai honi buruz tapia sailburu andreari ere egin zion galdera eta nik gaurkoan hona arlo honetako

tapia andrearen hitzak ekarriko ditut itaun horri emandako erantzunean enpresentzako bera enpresetan pentsatzen ari da noski enpresentzako esaten du balio erantsi altuko produktuak sortzeko gaitasun handia duela erakutsi du software libreak software pribatiboa beharrezko baldintza deitzen dio horri

edo benetako arazoak konpontzeko hori dela eta beti ez dira nahikoa are gehiago egiten zaion bigarren galderan tapia andreak erantzuten du

digitalaren estrategia bi mila hogeita bostek ez du ezartzen mota bateko edo besteko softwarea lehenesteko irizpiderik

soluzio baten edo bestearen hautaketa hori da hain zuzen ere beste hitz batzuekin

lehia edo ideologizazioa politiko edota sozialean sartu nahi duena gure uste apalean huts egiten ari dela alegia

eta nik atzo interes handiz jarraitu nuen hezkuntza batzordean martinez andreak izan zituen hitza hartzeak eta ados nengoen telefono mugikorraren erabilpenaren inguruko puntuan esan zuen gauza batekin bere aipua izan zen barakaldon eta aretxabaletan irizpideak ezin zirela ezberdinak izan eta hemen ere

guzti hori dela eta guk egoki ikusi genuen zuzenketa ipintzea legez besteko gai honi era zabalago eta osatuago batean bide emateko honako termino hauetan bat ikastetxeen alfabetatze digitalaren

irakasleen eta ikasleen gaikuntza indartuz horretarako kalitatezko prestakuntza prozesua errazten duten azpiegiturak eta tresnak kontuan izango dituztelarik

bi azpiegitura eta tresna horiek euskal autonomia erkidegoko sektore publikoko informazioaren eta komunikazioaren teknologien kudeaketa ereduak finkatutako

hogeita hamasei barra bi mila hogei dekretuarekin eta euskal autonomia erkidegoko sektore publikoko datuen administrazio segurtasun eta pribatutasun bermeari buruzko jarraibideekin

eta hiru ikastetxeen gehienek eskatuta hezkuntza sistemak aurreko puntuan aipaturiko korporazio estandarren arabera behar dituen balio erantsi altuko zerbitzuak emango dituen soluzio eta plataforma teknologikoen aldeko apustua egitea

baina zorionez ez gara bizi ez bakarrik eta ezta isolatuta ere eta horregatik ez genuke ahaztu behar zeintzuk diren soluzio horiek

aldi batez lehenengo puntuan esaten dugunean ikastetxeen alfabetatze digitalean aurrera egin beharra dagoela irakasleen eta ikasleen gaikuntza indartuz

kontuan izango dituztelarik teknologiaren eremuan ekitateari eta aukera berdintasunari erantzuteko gogoan izan dugu besteak beste legebiltzar honetan agerraldi batean izan genuen

izan zela bere hausnarketa

heziketa digitalean zentroen arteko irakasle ikasle eta familien mugimendua errazagoa izatea egiten duela aipatu zentrook teknologia bera partekatzen baldin badute bi gaur egun ikastetxeetan dauzkagun ikasleak bihar edo etzi enpresek nagusiki eskatzen dituzten softwarearekin lan egin beharko dutela eta hiru software jakin baten aldeko hautua egitea

baizik eta hoberen moldatuko den softwarea izatean egoera bakoitzeko ikaskuntza irakaskuntza prozesuetan

delako software horren parte hartzaileen ezagutzan edo datuen administrazio segurtasun eta pribatutasuna bezalako aldagaietan

arlo teknikoko alderdi inportante bati buruzko eztabaidan ari garela gaurkoan gure haur eta gazteen hezkuntzan eta heziketan geroaren prestakuntzan alegia eragin handia izan ezik segurtasun alorrean ere berebiziko garrantzia duelako

gure erosketetarako gure formakuntzarako oro har gure bizitzarako gure kaleetan segurtasuna eta pribatutasuna bermatzeagatik egin beharra daukagun bezala

eta batzuetan errealitate honetatik datozkigun berritasunek gainditzen bagaituzte ere

zuhurtzia errespetu eta kontu handienetik baizik

eta hori da gaur alderdi sozialistarekin talde sozialistarekin batera proposatzen dizueguna sostengu eta abiapuntu moduan eskerrik asko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

eskerrik asko gil jauna erantzunen txandara pasatuz martinez axpe andrea zurea da hitza

eskerrik asko bost minututan ez dit emango esan duzuen

gauza guztiei erantzuna emateko baina bueno saiatuko naiz pixka bat erantzuten

ezer baino lehen eta ahaztu baino lehen

gonzález andreari eskerrak eman nahi nizkioke erdibideko hau adosteko izan dugun sintoniagatik uste dut azkenean zuen ekarpenekin gure

eskerrak emanda zatika noa pastor jauna bi mila hamabian software libreak hemen arrakasta itzela izan zuen eta jakitun naiz ni ere egon naiz begira legebiltzar honetan zer egin den software librearen inguruan eta

non esaten den euskal herria elkargoa konkretuki izango zela europako erreferentea eta horrek zenbat

baina klaro ikusita bederatzi urte ostean nola gauden

bide horretan zer gertatu den jakitea gustatuko litzaidake gil jauna

teknologikoari buruz hitz egiten lasai egon eh bilduren proiektuan euskal herriarentzako proiektu digitala daukagu eta horretan zutabe nagusienetako bat burujabetasun teknologikoa da beraz

eta azkenik urrutia jaunarekin urrutia jauna

zuri eskerrak eman nahi nizkizuke lehenengo bueno saiatu garelako adosten erdibideko hori ez da posible izan baina bueno saiakera egon da eta hori

garrantzitsua da bai esan nahi nizkizuke komentatu ditudala zenbait gauza apur bat argitzearren esan duzu

hemengo haurrek ikasi behar dutela enpresetan erabiltzen den softwarea

enpresa teknologikoek gehiago erabiltzen dute software librea software privatiboa baino garapenak egiteko

beste abantaila bat esan duzu eta arantxa tapia aipatu duzu esanez software askeak

eskertuko nizuke desabantaila bakarra aipatzea zure

bakarra bat eskatzen dizut jarraituko dut aipatu duzu ere bai atzoko interbentzioa kuriosoa da

esaten genuen aipatu duzu zuk mugikorren inguruan

ikastetxeek erabaki behar dutela ezta esaten zenuten atzo mugikorraren erabileraren inguruan

eskatzen dituzten soluzio eta plataforma teknologikoen alde egingo duzue gehienek eskatzen dutena hogei batek eskatzen badute software librea ez diozue emango gehienek eskatzen dutena ez

eskubidea ematen diozue bakarrik mugikorren inguruan hori bai azterlanik egin gabe eman eta erabaki dezatela baina software librea ere ez diozue uzten beraiek hautua hartzen badute software librearena ez diozue uzten ez dakit

eta autonomia hori non dagoen bukatzeko

euskal herrian bertan software askearen komunitate sendoa eta egonkorra dago ez bakarrik hezkuntza komunitatea irakasleak eta gurasoak euskal enpresa teknologikoen ehuna bera ere oso potentea daukagu hezkuntza plataforma digital integrala behar beharrezkoa da

eta etorkizuneko euskal herrian ahalduntze digitala izango duten herritarrak izateko eskerrik asko eskerrik asko martinez andrea
elkarrekin podemos ezker anitza gonzález bertatik zurea da hitza

eskerrik asko gonzález andrea euskal sozialistak pastor jaunak ez du hitzik hartuko euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

erdibidekoari buruz lehen ez dut ezer esan baina ez nau ezer harritu ezta ze azkenean biek ala biek gauza

gauza batean ez du ematen oso zaila denik erdibidekoa egitea ematen zuen sakontasunean eta luzeeran

ekimena hartzerako orduan ba martinez andreak

martinez andrea zuk ere arazoen zerrenda bat egin duzu baina gauza oso bitxi bat esan duzu esan duzu katalunian uste dut gmail eta youtube eta abar debekatuta daudela

hemen debekatu beharko litzatekeela defendatzen duzu zuk zeuk ere nik estimatuko nuke bilduk bere proiektuan argi eta ozen esan diezaion euskal gizarteari

instagram eta horrelako denak debekatzea nahi duela bueno katalunian edo ez dakit beste non egiten den bezala

desabantaila bueno ba begira

baina nik ere uste dut aholkatu naizela

dutenekin gai honetan eta segurtasunarena

eztabaidagarria da eta iturko hodeiaren ezagutza eta handik arrastoak eta jarraitzea

handiena eta begira aipatu duzu gauza bat errespetuarena zentroei

kritikak mota guztiak aitortzen ditut baina errespetua eta horrelako gauzak

hau da uste baduzu software librea defendatzeagatik ikastetxeekiko guk baino errespetu gehiago daukazula ez dakit zer nolako software librearen defentsa egiten duzulako benetan esango dizut oker zarela eta

eman nahi izan diozuela software librearen eta software pribatiboaren arteko talkaren argudio bat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

handitzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria den hernández jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

sobre salud pública y sobre sanidad pública besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok egun on hainbat alditan eztabaidatu

legealdi honetan eta aurreko legealdietan eta momentu honetan legez besteko proposamen honetan eskatzen dena da

handitzeari buruz hitz egitea edo proposamen zehatza egin da elkarrekin podemos

izenean alde batetik esan behar dugu padi buruz haurren hortzak zaintzeko

indarrean dagoela eta hau mila bederatziehun eta laurogeita hamarean indarrean edo martxan jarri zen programa bat dela eta gero ere proposamen honetan helburua da talde proposatzaileen helburua ere dela pertsona helduen atentzioari buruz hitz egitea eta bereziki hirurogeita bost

ere hitz egitea arlo zehatz honetan guk esan dudan bezala hainbat alditan eztabaidatu dugu

honetan eta alderdi popularrarentzat hau gai garrantzitsu bat dela eta esan dezakegu ere

akordio zabalak lortu ditugula bai osasun batzordean bai osoko bilkuran gai hau

denean gaur esan dezakegu akordio zabala lortu dugula ere gai honen inguruan gobernuari laguntza ematen dioten alderdiekin auzko alderdi jeltzalearekin eta euskal alderdi sozialistarekin

akordio ona dela eta gainera daukagunarekin konparatzen badugu ba hobekuntza

eusko jaurlaritzari akordioa

eta ere gure proposamenean puntuak nola jasotzen diren akordio honetan argi eta garbi esan dezakegu eta

al ver la enmienda de transacción acordada con el grupo de eh bildu ez dut ikusi desberdintasun handirik eta uste dut posiblea zela

akordio horretan beste talde batzuk egotea baina bueno bere erabakiaren arabera ba azkenean

uste dugu guretzat akordio positibo bat eta horrexegatik gure

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea eh bildu taldearen ordezkaria iriarte jauna zurea da hitza

egun on legebiltzarkide buru andrea legebiltzarkideok egun on edo

honako puntu honetan eta nik pixka bat iraganera joan nahiko nuke ez garrido andreak aipatu duen bezala ere sortze dekretuan mila bederatziehun eta laurogeita hamareko apirilaren hogeita lauan ematen da eta

osasun batzordean aurkeztu zuten azken informearen arabera hiru etapa izan zituen

programa laurogeita hamaretik laurogeita hemezortzi inplementatu zen berau eta

jada programa modu estable batean edo garatu batean egikaritzen joan zen eta jada estabilizatu zen ezta informe horren arabera helburua bi mila hogeirako hau da

bi ziren alde batetik ehuneko hirurogeita hamabosteko haur kopurua jasotzea eta bestetik hamabi urtetik beherako haurren ehuneko laurogeia txantxarraz aske izatea eta betetze maila ba bueno ba ikusten dugu ez zela ehuneko ehunekoa izan

insertzio mailan eta gainera azkeneko hamar urteetan ez gora ez behera mantendu delako bere datuetan ez egonkor dago eta bestetik txantxarrari dagokionez

gertu beste herrialdeekin konparatzen baldin badugu

alemaniaren pare eta beste herrialde asko gehienak baino hobeto

planak osasun planaren bertan bi mila hamairu bi mila hogei arteko iraupena zeukan eta aurtengo bi mila hogeita bateko egin genituen galderen bidez eta otsailaren hamaseian osasun sailak eman zigun

memoria planaren memoria egiten ari zirela eta berria erredaktatzen ari zela osasun saila gaur hemen irailaren hogeita hamarean uste dut oraindik horren berri ez daukagu

eztabaida hau momentu onean iritsi da pertinentea da garaian dator finean plan berri bat egiteko garaia delako eta finean hausnartu beharko dugulako ikusi beharko dugulako zein hobekuntzak eman daitezkeen

aurrerapauso sendo bat emateko momentua da instantea da garaia da azken finean hogeita hamar urte dauzka programa honek

aldatzen delako eta aldatu delako plana egiten den balorazioaren arabera badirudi egoera estable batean dagoela

eta hor mantentzen dela eta horregatik uste dugu beste buelta bat eman behar zaiola eta iruditzen zaigu legez besteko proposamen hau eta elkarrekin podemosek aurkeztu duen hau momentuan

erdietsi dugu beraiekin erdibidekoa hogeita hamar urte dira hogeita hamar urtean gauzak asko aldatzen dira eta uste dut eta uste dugu guztiok ados egongo garela esatean hogeita hamar urteetan mila bederatziehun eta laurogeita hamareko

zerikusi gutxi daukala baita oinarrietan ere eta zerbitzu publikoak inplementatzen joan behar dira hobetzen joan behar dira eta kobertura sanitarioa edo

handitzen joatea inportantea da horregatik aho zaintzan prebentzio inportantea da baina gure ustez momentu honetan bi mila hogeita batean ez da aski eta esan bezala badaude adibide positiboak eta egokiak direnak aurrerapausoak eman dituztenak eskozian hogeita sei urtetik beherakoentzat

udan eta argentinan baliabide ekonomiko gutxiago dituen herrialde batean

eta kuriosoa da eta interesantea da interesgarria da nola kudeatzen duten bertan

programa integralak edo integratu bat daukate planteatuta adin tarte guztiak hartzen dituena

helburu eta mekanismo propioekin kolektibo espezifikoak

edo bizi prekarioena dutenak askotan egoera okerragoan bizi direlako eta kolektibo espezifiko horiei guztiei zerbitzu edo plan berezituak eskaintzen dizkieten nekazaritza guneetan bizi direnak

edo ezgaitasuna dutenak edo presoak eta abar eta abar eta gero osasun komunitatearekin

eta irakasleak besteak beste ere formatzen dituzte gure ustez zentzu horretan

horregatik harrituta ikusi dugu hasiera batean eajk eta gobernua sostengatzen duten psek sortu zuten edo osatu zuten osoko emendakina

pp alderdiarekin batera erdietsi duten erdibidekoa iruditzen zaigulako laurogeita hamar

garaia dela bi mila hogeita bat honetan iruditzen zaigu sartu dituzuela azkeneko erdibideko honetan eta adostasun honetan zenbait asmo baina asmoak besterik ez direla iruditzen zaigu eta gainera hau

hemen eta kamara honek eta gobernu honek eskuduntzak izanda ez daukagula zertan espainiako

beraiei permisoa edo horren menpe guk hemen gure herritarren bizi baldintzak hobetzearen esperoan

puntu honek eta pertsonak helburu askotan esan arren hau hemen mezu hutsal bihurtu dela

azpiegitura erraldoien sustapenean frackingean edota gas ustiapenean

mila bederatziehun eta laurogeita hamaretik mundua izugarri aldatu da batzuek garai hartan

baina mundu asko aldatu da eta horregatik politikak eta oinarriak ere edo proiektuak ere aldatu behar dira

zazpi urtetik beherako haurrek ere txantxarra izaten dutelako

eta grabea dena da gaur egun mundu guztia guk geuk guztiak pribatutik goazela baina badaude familia asko pribatutik hori

irtenbide bat ematea ezinbestekoa da zentzu horretan gure ustez

unibertsalizatzeko garaia ere bada eta aprobetxatu beharko genuke hori ere horrela izateko

gaudela ados zazpi eta hamabost urte artean zerbitzu hau eskaintzea motz gelditzen da adin tarteak handitu beharko lirateke

ez dituzten horiei zerbitzua unibertsalizatu beharko litzaieke eta ez soilik prebentzioan lan egin gure ustez

baina lehen pauso bezala legez besteko hau interesgarria iruditzen zait edo interesantea iruditzen zaigu horregatik gaur hemen batzuentzat agian ez gara oso urruti egongo baina nire ustetan behintzat bi planteamendu egon dira planteamendu bat betikoaren jarraipena egiten jarraitzea

dekretu horrekin jarraitzea eta bestalde hemen beste batzuek planteatu duguna da

eta gaur egun eskubide bezala bermatuta ez dagoen zerbait

eskubide bilakatzea eta horregatik gure erdibidekoa eta horregatik podemosekin adostu dugun neurria

laurogeita hamarean onartu zen horrekin jarraitzea edota beste pauso bat eman eta programa berri baten

osasun eta eskubide moduan bermatua izateko pausoak

guk jarraituko dugu bide honetan uste dugulako hurrengo urteetako eztabaidan osasun sistemak txertatu beharreko arloa dela hau eta

eskerrik asko iriarte jauna euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

fundamentalista yo

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza hernández jauna zurea da hitza

euskal talde popular ciudadanosek ez du hitzik hartu behar eh bildu taldearen ordezkaria iriarte jauna zurea da hitza

baina guri ez digu segurtasunik bermatzen eta zuk hemen larrauri andrea esan duzu

baina hitzez hitz analizatu eta aztertuko zenutela bere inplementazioa zenuten eta gero

nik uste ikusi ditudan zenbakiengatik agian erratzen naiz baina bost milioi euroko kostea du uste dut

hemen aurrerapausoak emateko eta gu ez goaz zerotik ehunera egiteko prest gaude

zaurgarrienak diren pertsonak badaude milaka familia gaur egun zerbitzu honek betetzen ez dituen kontuengatik

ezin dute ordaindu eta hori ebidentzia bat da orduan gu ez goaz zerbitzuak publiko izan behar duela eta unibertsala izan behar duela lehenengo momentutik

eta ez dugu somatu horretarako asmorik gogorik

egon denik ezta eta ez dakit bestalde kontu honengatik eta elkarrekin podemosek bada hilabete batzuk

hor zuela eta orain aurkeztu du baina gu lehenagotik gaia jorratzen ari gara eta harremanetan nago kasualitatez

eta berak hemengo padiaren dekretua irakurri zuenean

medieval gure ustez momentua da orain bi mila hogeita batean

mahai gainean jarri nahi izan duguna eta gainera uste dugu gure autogobernutik eta hemendik

akordio batera iritsi izana eta geroago ikusten dugu zeintzuk

esandakoa gure ustez agenda politikoan egon beharreko gaia da hortzen zaintza eta osasuna

osasun guztiari eragiten diola eta hurrengo urteetan agendan egongo denez guk guretik behintzat lanean jarraituko dugu asistentzia hau unibertsala izan dadin pausokatua mailakatua nahi duzun guztia ados bilatuko ditugu baina uste dugu

dirua jartzeko prest egongo den gobernu batekin hitz egiteko

eta osasunean eta ongizatean inbertitzea dela hemen inbertitzea eta beste gauza batzuk

aukera egon beharko litzatekeela hau esanda gaurkoan ez da posible izan

eskerrik asko iriarte jauna euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

y no por ello los servicios dejan de ser públicos eta besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko larrauri andrea mistoak ez du hitzik hartu behar beraz

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popular ciudadanos euskal sozialistak eta euzko abertzaleek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

gai zerrendako bosgarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena azken asteetan izandako bortizkeria eta poliziarekiko

kondenatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

gorliz portugalete elorrio gernika

barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza martínez zatón jauna

bai arratsalde on pp ciudadanosen ekimen hau

gazteria gure ustez era orokor batean kriminalizatzeko helburua duen ekimena segur aski ez ekimenaren puntuetan ikusten duguna ez

baina bai zioan irakurtzen dugunagatik eta batez ere orain entzun dudanagatik eta aurkeztu zen testuinguruagatik

elkar bizikidetzarekin daukagun konpromisoagatik eta gure baloreen kontra egiten dutelako errefusatzen ditugu gure kaleetan eman diren istiluak beste pertsonen eta poliziaren kontrako erasoak eta

segurtasun kolektiboaren kontrako ekintza guztiak pandemia egoeran are gehiago nahiz eta erabat hobeto gauden guztion burua zaintzen

tresna zibiko eta sozial ordena mantentzeko eta beraz indarraren erabilerak azken baliabidea izan behar du beti gutxienez bere burua demokratikotzat duen edozein herrialdetan eta guk

dugu eta indarra erabiltzea saihestezina den kasuetan premia eta proportzionaltasun irizpideen araberakoa izan behar du

legea betearazteko ardura duten funtzionarioentzako jokabide kodeak jarraituz eta baita ere europako polizien kodigo etikoa jarraituz

esan behar dugu ez dugula poliziaren esku hartzeetan arreta gehiago jartzen istiluak sortzen dituztenengan baino

eskatzearekin bat horren aurkako indarkeria gaitzestea eskatzen dugu aitzitik bizikidetzarekiko konpromisoa beraren izenean

eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea lehenengo lehendakariordea legebiltzarkideok egun on guztioi euskal gizartearen gehiengoa

zorrotz eta arduraz ikusten ari da guztiok

ohiturei ohiturei eta desioi neurri horiek

jaiekin bat eginez gutxiengo batek osasun publikoko araudia urratu egin du eta botilloi batzuk egin ditu eta kasu batzuetan agenteekin istiluak izan dituzte zoritxarrez

eskerrik asko eskerrik asko atutxa jauna

mistoa martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea eh bildu

eta eskerrik asko baita ere carmelo jaunari gutxienez

bere posizioa argi eta garbi azaldu dezan ekarritako ekimen honengatik bitartekorik gabe manipulaziorik gabe eta interpretazio

eh bilduk botiloi ez jai edo antzeko topaketa jendetsu horren ondorioz pertsona profesional edo ondasun

edozein eraso edozein ekintza bandalikoa arbuiatzen du irmotasun osoz eta kaltetuei kaltetu guztiei bere elkartasun osoa adierazten die horrelako eraso horrelako

logikarik inolako arrazoirik inolako

hau da gure posizioa argi eta garbi eta ekimena pentsatzen dut askoz gehiagorako ez duela balioko hitzak hitz pentsatzen dut agian gure arteko ezberdintasuna ez dela horren handia izango ekimen hau ez da ekarri adostasunak bilatzeko edo alderdion artean egon daitezkeen ezberdintasunak edo urruntasunak hurbiltzeko

arazo bati irtenbide berdin konplexua ematea baizik eta prentsa titular bat eskainia zen gaur

eta errealitateak esaten digu ez dela horrela eta ñabardura eta erpin asko daudela eta ezin dela horrelako adierazpen batekin guzti horri erantzun bat eman kezkagarria da testuaren arabera kondenatzen dira

istiluak sortzen dituztenak bizikidetza asaldatzen dutenak jarrera insolidario eta

kondenatuak eta osasun arauak urratzen dituztenak kondenatuak halako fondorik gabeko zaku bat gazteriaren kolektibo osoa osoa kondenatzen duena gaur gazteei erantzun bat emango diegu nagusion ikuspegitik

adultocentrismo horretatik berriro gogoraraziko diegu zein arduragabeak berekoi kutsatzaile insolidario eta diren gazteak gizartearen etsai gisa agertuko ditu eta horrela areagotuko dugu baita ere belaunaldien arteko arrakala jaun andreak gazte erradikal horiek barrio jaunak esaten zuena horiek seme alabak dira gure seme alabak dira eta beste erantzun bat merezi dute ez gara kapaz ulertzeko hausnartzeko ze orainaldia eta ze etorkizuna uzten diegu

guztiak murriztu diegu eta oro har oro har perspektiba faltara prekarietatera eta miseriara kondenatzen ditugu hor bai kondenatzen ditugu ikusi gaituzte gu nagusiok bitartean terrazetan tabernetan sozietateetan txokoetan gure asti librea disfrutatu ahal izan dugula

espazio publikoa itxi diegun bitartean sagarduik esaten zuen aurreko batean

ereduaren inguruan eta zentzuduna iruditzen zait baina gaur gogoeta hori ez dugu egingo horren ordez

eredu txar bat nagusiok eman duguna eta horrezaz gain errepresioa eta kondena

herri batetik bestera herri batean mila euroko isuna suposatzen du

ehun euro nik ez dakit urkullu jauna dekretu horren bitartez

ordezpen horrek nora eramango gaituen baina kasu batzuetan gogor erantzun du poliziak alboko auzoan alboko herrian

inaktibitateaz erantzun den bitartean eta badago beste aukera bat badago alternatiba bat eta hainbat herrietan entsaiatzen gobernuan gauden udal batzuetan gazteekin komunikatzeko bideak sortzen ari dira instituzioa eta gazteen arteko harremana

asti librea eta herritarren deskantsurako eskubidea ondo orekatzeko udaltzainek gazteekin hitz egiten dute komunikatzen dira gertaerak kudeatzeko

eta sortu daitezkeen gatazkak bideratzeko eta hau egokia iruditzen zaigu donostian salatzen ditugun istilu horiek gertatu zen

baita ere horrelako iniziatibak horrelako dinamikak horrelako mahaiak eratzea gazteekin beste motatako komunikazioa bortizkeriaren ez den bestelako komunikazioa bideratu ahal izateko eta horrelako neurri efikazak inplementatzeko prest gaude baina tamalez gaur

proposatzeko pena bat denbora galtze bat eta aukera galtze bat baino ez delako izan eskerrik asko arzuaga jauna
erantzunen txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria barrio jauna

eskerrik asko barrio jauna elkarrekin podemos ezker anitza martínez jauna zurea da

eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

gazteria nire hitzaldian eta testuan ere ez da agertzen zuk aipatu duzu nik ez dut aipatu

lan modeloari buruz berba egin duzu zuek gobernatzen duzuen herrietan udal poliziak

lan hori oso interesgarria dela eta bide horretatik bide ona

nahiz eta hori gertatu guk uste dugu modelo hori ez da bakarrik zuek gobernatzen duzuen herrietan aplikatzen beste leku

batzuetan porrot egiten du tamalez tamalez

mistoa martínez andrea zurea da hitza bertatik

elkarrekin podemosekin nahiko ados ekarri duzuen zuzenketarekin punturen bat babesteko posizioan geunden eta oraindik esan behar dut ados nagoela zuk bota duzun diskurtsoarekin

gure eredua porrot egiten omen duen edo komunikatzea gazteekin porrotera zuzentzen gaituen

handia daukat datorren larunbatean aburto jaunak aldarrikatu duen gupidarik gabeko jardun hori zertan

porque nik hemen benetan ikusten dudan arazoa da inkapazidade galanta dagoela

nos dan una lección eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna eztabaida amaituta
bozketara jarriko dugu euskal talde popular ciudadanos taldeak euskal sozialistak eta euzko abertzaleek sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita zortzi boto alde hemeretzi contra sei abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko

gai zerrendako seigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena osakidetzan europar batasunetik kanpoko langileak kontratatzeari buruz eztabaida eta behin betiko

eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

isiltasuna mesedez guztiok eskuetan daukazue

kokatzeko labur labur gogoratuko dizuet zein den proposamena

lehenengo puntua da enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuak legebiltzarrari ematen dion eskuduntzaren baitan osakidetzan europar batasunetik kanpoko

bigarren puntua pandemian egin den bezala kontratazio poltsen barruan egotea bermatzea langile hauei eta hirugarrena migraziorako euskal itun soziala

administrazio publikoan giza horretako diskriminaziorik dagoen aztertzea eta zuzentzea proposamena migraziorako itunaren markoaren baitan kokatzen dugu markoaren eta helburuen garapenean itun horrekiko eta herritar guztiekiko

gogoratu herri honek bi mila hemeretzitik azaroaren hogeita hamaraz geroztik migraziorako euskal itun sozial bat duela urkullu lehendakariak sustatutakoa euskal erakundeek eta migrazio fenomenoen inguruan jarduten duten eragile gehienek eta baita legebiltzarreko talde gehienek babesten dutena eta sinatutakoa eh bildu ere sinatzailea da itun sozialaren sinatzailea da eta aipaturiko itunak konbentzimendu osoz sinatu genuen nahiz eta kritikoak izan benetan

harrera herria izan behar dela benetan sinesten dugulako itun horretan jasotzen diren konpromisoetan pluraltasunean bizikidetzan

guzti horrengatik eta itunean bertan agertzen diren beste hainbat arrazoiengatik aurkeztu genuen gaur eztabaidagai dugun proposamena

erantzukizuna dugulako eta bazterkeria ororen aurrean egoerek konponbideak ere ematea badagokigulako ba gauden tokitik eta dugun

arabera koherentziaz jokatzea inportantea da itunak ezin dira hutsak bilakatu itunak ezin dira izan egun bateko argazkiak itunak ekintzen bidez garatzen diren konpromisoak izan beharko lirateke

migrazio arduradunarekin harremanetan jartzearekin batera gure eskuetan egon zitekeenari egiteari ekin genion hogeita bat

administrazio publikoan sarbidea oztopatzea gainerako betekizunak betetzen baldin badira ez hori da inportantea

administrazio publikoan lan egiteko eta ez nongoa zaren

bazterkeria da ere bazterkeria da interes propioen arabera jokatzea eta ondorioz komeni denean

eta behin interes propio horiek aldatzen direnean pertsona horiek alboratzea alegia pertsonen erabilpen hutsa egitea

literalki etika unibertsalaren funtsezko premisetako bat da besteei ez egitea besteek geuri egiterik nahi ez duguna

europan ere ikusten ari da enplegua eta barne zein

legedia zein praxia ez datorrela bat ezartzen diren helburu politikoekin ikusten da beraz legedi marko horien normatiba horien aldatzeko

baditugula norabide horretan aldaketak egiten hasteko bazterkeria orori amaiera emateko eta kasu honetan legebiltzar honek

estatutuaren legearen testu bategina onartzen duen urriaren hogeita hamareko bost barra bi mila hamabost legegintzako errege dekretuaren

aukera ematen digu horretarako zehazki artikulu horretako bostgarrena puntuak jasotzen du gorte nagusien edo autonomia erkidegoetako

nazionalitatearen betekizunak funtzionario izateko interes orokorreko arrazoiengatik

legalki ere beste zirrikitu batzuk egongo lirateke beraz

esku dago auzi honi konponbidea ematea nahiz eta argia den ere jaurlaritzak ondoren egin dezakeenak guztiz baldintzatzen gaituela aukera desberdinak egon daitezke honi konponbidea emateko bata izan daiteke irakurketa bakarreko lege proposamen bat hemen lantzea eta onartzea

bestea jaurlaritzak irakurketa bakarreko lege proiektu bat ekartzea eta bestea

enplegu publikoaren legearen bidez kontua da

bazterkeria egoera ez litzatekeela luzatu behar eta luzaroan iraun behar pertsonak daudelako tartean euren lanbidea

orok ezin duelako ezta segundo bat bera ere egon beharko ez guk ez genuke arazorik izango gai hau enplegatu publikoaren legearen tramitazioan konpontzeko

eta urteak eraman ditzake beraren tramitazioa eta bitartean zer zein da eskaintzen dugun konponbidea

gogoratu nahi dut lege honen tramitazioa etxe honetan urteak daramatzala urteak daramatza eta gainera aurreko legegintzaldian gobernuak berak lege honen tramitazioa paralizatua izan zuen gainera gobernuak aipaturiko legean jasotzen duen

soilik mediku espezialista eta erizainak hartzen ditu kontutan osakidetzari dagokienean eta osakidetzatik at ere profesional zehatz batzuek informazioaren eta komunikazioaren sistemak eta teknologiak osakidetzako

eta ertzaintzako eta udaltzaingoko plaza batzuk hots hornitzeko beharrezkoa dutenak lurraldean bereziki errotuta dauden immigrazio sektoreen hizkuntzak eta kulturak ezagutzea beraz honekin ere beste diskriminazio bat sustatzen dugu

beste behin jada gaur egun izan behar genukeen ikuspegi integrala ez da jasotzen

dituen helburu politikoak ez dira neurrietan jasotzen etika demokratikoaren dimentsioa baztertzen da iraganeko munduaren eta

fluxuei erantzuten jarraitzen zaio gaur egungo gizartearen pluraltasuna kontutan hartu gabe

barruko muga faktikoak berrezartzen dira eta egonkortzen dira proiekzio etiko prebentibo eta proaktiboa indargabetzen da eta

itunean bertan literalki dago jasota beraz bilatzen duguna da herritar hauei epe motzean konponbide bat ematea jada gure artean dugun

pandemia osoan zehar lanean egon diren bezala lanean jarrai dezaten ez dugu ahaztu behar osasun profesional gabezia ere badugula

kokatu gara baina guzti hau etorkizuneko administrazio publikoa antolatu arautzerakoan kontutan hartu beharko litzateke funtzio publikoa garai berrietara egokitu behar dugulako jatorri baino herritar prestatu eta konprometituei begiratuko diena gogoratu funtzio publikoan

langile konprometituak behar ditugula herritarren zerbitzura egongo direnak eta funtzio publikoan aritzea ez da eskubide bat betekizunak

hizkuntza ofizialak menperatu herritarrei zerbitzua eremu desberdinean emateko gaitua izan eta abar eta abar baina herrialde batekoa

langile hobeagoa edo okerragoan bilakatzen gaitu

pertsonak erregularizatu herritarrak erregularizatu pertsonak ez dakit zer izango bagina bezala baina gaurko

ez dut horretan sakonduko gaurkoan momentuz eremu hori identifikatuko dugulako ba osakidetzan gertatzen ari den auzi zehatz

eta horretarako proposamena luzatu dugu

eta jaurlaritzaren ardurapekoak diren sail eta erakundeetan

eta bukatzeko hausnarketa batekin bukatu nahiko nuke eta horretarako eva domaika kazetariak la lupa tarterako eginiko hitzak

orain dela gutxi mundu guztia eusko jaurlaritza barne afganiarrei gertatzen ari zitzaien egoeraren aurrean egitasmoa

edo haitiarren edo siriarren azalean euskaldunak jarriaz bukatuko dut hitz hartze hau año dos mil treinta miles de vascas

ihes egin behar izan genuelako zutelako hogeita hamaseiko altxamenduaren ondorioz eta badakigulako egoera horrek zer

badugu esperientzia baina tira gaur eztabaida eztabaidagai dugun egoera arazoa ez da hain muturrera iristen baina

barne mailan ditugun oztopo guztiak harrera herria izateko ez dira bakarrik kanpoko mugak ditugunak barruan muga asko ditugu baita mentalak ere izugarriak dira agerian uzten du indarrean den iraganeko

aldaketak behar dituela eta aukera dugula ere aukera dugula eskuduntza dugula ere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

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok jaun andreok eguerdi on guztioi el titular que se nos trae

eskerrik asko larrauri andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria hernández jauna

begira gure gaurko proposamena izan da bazterketa egoera bati aurre egiteko saiakera bat besterik ez zeren bazterketa egoera batean gaude diskriminazio egoera batetan eta osakidetzako kontratazio politikak talka egiten du urkulluk berak sinaturiko migraziorako

erabili ditudan hitzak eta terminoak izan dira itun honetan jasorikoak direnak

moralista egiten eta hau ez da aipatu duzu hau eztabaida juridikoa dela eta begira

juridiko bat hau da eztabaida humano bat da eztabaida

zeren pandemian lanean ibili dira eta pandemian ikusi da ez dagoela arazo juridikorik nahi izan denean erabili izan direlako eta beraz nola interpretatu daiteke gero bat batean ba esaten zaienean ezin zaiela kontratua egin

beraien jatorriagatik beraz hor agerian geratzen da normala da pertsonak erabiliak sentitzea eta hau ez da demagogia hau ez da demagogia

argazki batetik haratago eta hitz hutsetatik haratago

hor exijentziarekin jokatuko dugu

diskriminazio ororen aurrean erantzun bat eman behar dugula diskriminazio oro eta bazterketa oro ezabatzeko harrera herri izatea

azkenean agerian geratzen da zoritxarrez ba maiz sinatzen diren hitzarmenak gero gauzatzeko praktikara eramateko ditugun zailtasunak eta galdera da

migrazio itun hori betetzeko pentsatu nahi dut baietz pentsatu nahi dut borondatea badagoela enplegu publikoaren egitasmoan urrats bat

baina zalantzak sortzen zaizkigu pentsatzen dugulako horrelako egoerak ahalik eta azkarren konpondu behar direla horretarako proposamen bat egin dugu itxaron gabe eta enplegu publikorako legea

saiatu gara erdibideko bat egiten guk hemen lege proposamen bat guztion artean adosteko gero ere baliagarria izan zitekeena enplegu publikoan adostasuna bilatzeko ez da posible izan eta ulertuko duzue ere zalantzak izatea ikusten dugunean egiten den proposamenak ehuneko ehunean ez diola bazterketa egoera horri soluzioa

beraz ez gara gai izan soluzio bat emateko momentu honetan dugun bazterketa egoera

jarraituko du eta migrazioa itunak bete gabe jarraituko du eta barne mailako mugak hortxe

gaur ez zen gure asmoa enplegu publikoaren ereduaren inguruan hausnarketa bat egitea baina egia da proposamen honek enplegu publikoaren ereduari ukitzen diola eta mahai gainean jartzen duela gaur egun enplegu publikoaren araudia eta marko legala europatik hasita estatutik pasaz eta honaino

erantzuten zeren funtzio publikoaren helburua izan beharko litzateke

administrazioaren helburua guk behar dugu administrazio publiko bat funtzio publiko bat gizartearen zerbitzura herritarren zerbitzura egongo dena herritarrekin lan egingo duena plurala prestatua gaitua irekia ze gaur egungo gizartea da plurala da prestatua da gaitua

eta begira orain arte eaen ez osakidetzan eta ez administrazio publikoan gure hizkuntza ofizialak ez dira arazo izan ez dira oztopo izan administrazio publikora sartzeko harrera herrien ezaugarrietako bat da eta

hori izatea nahi dugu behintzat hizkuntza kultura oro errespetatzen dela eta aitortzen dela

gure berezko hizkuntza errespetatu eta aitortzea baino eta galdera bat egingo

norbaitek ezagutzen du bateren bat pertsona bakarra bakarra euskara ez jakiteagatik

bakarra bat bat eta bukatzeko esan

eta exijenteak izango garela eta itun hau betetzeko saiatuko garela identifikatzen dugun bazterketa ororen aurrean diskriminazio ororen aurrean

eta horiek ahalik eta azkarren egin behar direla pertsonak daudelako tarteko pertsonen bizitzak pertsonen proiektuak eta hau ez da demagogia itunak oso ondo jasotzen du
oso ondo jasotzen du eta amaitu mesedez iruditzen zait oso esanguratsua dela

premisetako bat da besteei ez egitea besteek geuri egiterik nahi ez duguna eskerrik asko ubera andrea
euskal talde popular ciudadanos gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

que no son plurales ez direla malguak eta ez dakit zer gehiago esan duzula

eskerrik asko larrauri andrea mistoak ez du hitzik hartu behar elkarrekin podemos
hernández jauna zurea da hitza sí

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita sei boto alde cuarenta y ocho contra beraz ez da onartu jarraian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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita bat boto alde bat contra hogeita hamabi abstentzio beraz onartuta geratu da